guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako seigarren puntua
euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hezkuntzako bi mila hamalauko

ekimena aurkeztu eta aldezteko kideok labur labur egingo dut

egonkortasuna sendotzeko hartu genituen neurri guztiak

geratu dira azken bi urte hauetan eta zoritxarrez interinitate indizeek gora egin dute ostera ere berriro ere horrek

arratsalde on lan eskaintza publikoaren beharrari buruz hitz egiterakoan

hezkuntza publikoan ematen ari den egoerari errepaso txiki bat egitea azken urteetan hezkuntzan murrizketak egon dira

legebiltzar honetan hitz egiten eta nik uste dut bidezkoa dela aipatzea hezkuntzan ere azken urteetan

pairatzen ari direla eta hau gainera gure ikuspuntutik ukaezina da ikusi besterik ez dago adibide modura ipiniko dut zenbat behar dauden ikastetxeetan adibidez azpiegiturei dagokionez

berrien beharra birmoldaketak konponketak eta bi mila hamalauko aurrekontuetan ehuneko berrogeita hamareko murrizketa egon zen atal honetan hitz egin dezakegu eskola garraioaz

esparru honetan ere garraioan ordezkapenen egoeraz hitz egin dezakegu behar bereziko ikasleei eskainitako baliabideetaz azken finean murrizketen zerrenda hezkuntzan luzea da plantilla kopuruari dagokionez irakasleak

esan behar da azken urteetan irakasle kopurua ez dela handitu ikasle kopurua handitu den proportzioan ikasle askoz gehiago ditugu eskoletan daude eskoletan eta aldiz

ikasle kopurua izugarri handitu da azken urteetan eta honek bere ondorioak ditu eta ondorio hauek noski ez dira onak

gelako ikasle kopuru handiagoa daukagula ondorioztatu dezakegu lanpostuak suntsitu egin direla eta suntsitzen

publikoan zalantzarik gabe gainera kontutan hartu behar da sektorean ematen den behin behinekotasuna egonkortasun falta eta prekarietatea

izanda ere egoeraren isla dira eta ondorioztatu dezakegu behar

eta hezkuntza publikoak bereziki kalitatezko eskaintza ziurtatzeko eta kalitatezko eskaintza egiteko irakasleen egonkortasunak garrantzia handia dauka egonkortasunik gabe oso zaila da benetako hezkuntza kalitatea bermatzea eta ia ezinezkoa bihurtzen da ikastetxeetako proiektuak

eta baldintza egokietan mantentzea ikasturtez ikasturte denok dakigu ere ikastetxe batean ikasturte batetik bestera irakasle kopuru handi bat berria bada ikasturte hasieran zer nolako arazoak sortzen diren

eta hau familiek ere argi dute urtero beraien seme alabak irakasle desberdin batekin egotea suertatzen bazaie ez dute gogoko

ez da egokia eta arrazoia dute eta ez da ezta ere irakasleentzako eta ikastetxeentzako egokia irakasleentzat

ez jakitea ikastetxe berdinean egongo diren hurrengo ikasturtean edo ez edo lanik izango duten edo jardun osoan egongo diren edo ordutegi partziala izango duten ez da bidezkoa

beraz horregatik diot asko dagoela hobetzeko gai honetan eta zehazki irakasle interino ordezkoen lan baldintzetan ere bai honen aurrean zer egin dezakegu zer egin behar dugu hasiko naiz esaten nire ikuspuntutik zer ez den egin behar dena

inorekin adostu gabe negoziatu gabe lan eskaintza publikoa egongo dela komunikabide bitartez

jarrera honek ekarri du zuzen zuzenean sindikatu guztien langileen ordezkaritza guztiaren kritika aho batez eta desadostasuna

berriro ere zer ez den egin behar aipatuko dut espainiar estatuak ezarritako berritze tasei men egitea zuzen zuzenean hau da bi mila hamalauan ehuneko

ehuneko berrogeita hamara eta horrek zuzenean esan nahi duelako horrela egindako lan eskaintza publikoak ez diola inolaz ere gure eskola publikoetan gaur egun dagoen egoerari eta beharrei eta horregatik hori ez da bidea

berak emandako datuak kontutan hartzen baldin baditugu bi mila hamabian laurehun eta hirurogeita lau irakasle erretiratu ziren bi mila hamairuan laurehun eta hirurogeita hamaika bi mila hamalauan

eta bi mila hamabostean bostehun eta laurogeita bederatzi

eta hurrengo urteetan oraindik gehiago datu horiek soilik kontutan hartuta hitz egiten ari gara ia bi mila plaza

pertsona jubilatuen datuak kontutan hartuta honen aurrean hezkuntza sailburuak esaten digu hirurehun eta berrogeita hamar inguru plaza aterako direla edo hirurehun inguru komunikabideetan horrela atera zen

ez da nahikoa sistemarentzat eta gainera iruditzen zaigu errespetu falta ikaragarria izango litzakeela

ordezko langileentzat gogoratu nahi dut gainera horrelako lan eskaintza publikoak ez dutela enplegua sortzen horrela eginda dagoena

egonkortu ez sortu berez suntsitzen jarraitu dezakegu eta lan eskaintza publikoak eskaini eta hori ez da irtenbidea inolaz ere ez horregatik gure ikuspuntutik eta lotuta alderdi sozialistarekin lortu dugun erdibidekoa

interferentziarik gabeko bidea egin behar dugula eta hori egiteko

eta nola egin dezakegun hori dena eta lehenengo eta behin gaur egun hezkuntza publikoaren benetako beharrei aurre egiteko

iruditzen zaigu ezinbestekoa dela eta gainera behin behinekotasunari

eta enplegu suntsiketari aurre egiteko neurriak hartu behar dituela hezkuntza sailak

dauden beharrei erantzuteko plaza kopurua ezin da egon ezarritako berritze tasen menpe horrek ez du soluzionatzen lehen esan dudan bezala

irakasleen ezegonkortasuna benetan gutxitzea izan behar da itxurakeria hutsa egitea nabarmen handitu behar da hain plaza gutxi ateratzea pentsatuta baldin badago

iragarri egin den bezala proposamena aldez aurretik landugabe sinesgarritasuna ere galtzen du helburua egonkortasuna bermatzeko neurri egokiak bilatzea izan behar da eta esan bezala lan eskaintza publikoa deitzeko baldintzak langileekin langileen ordezkariekin adostu behar dira

plaza kopuru aterako diren zer plaza zehatz mehatz izango diren

aipatu nahi dut argi eta garbi ez dira modua eta neurri bakarra egonkortasuna bermatzeko badaude beste neurri batzuk hartu daitezkeenak gure sisteman ezagutu ditugunak

hezkuntza sailburua atal sozialarekin sindikatuekin berriro ere horrelako akordioak lehenestera baita ere

inoiz ez du bermatuko behar den egonkortasun osoa beraz bide guztiak irekita
eskatzen diogu sailburuari eskerrik asko arrondo andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

eskerrik asko oyarzábal jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

celaá andrea zuk esandakoa nik gehien gehien sinatuko nuke batere arazo barik eta zuk hori badakizu eta

oraindik ez dugu kopuru zehatzik eman baina bi deialdietan eskainiko dugun plaza kopurua

zehaztu nahi dugulako izan da hori gure asmoa da deialdi hauek berme juridiko guztiak izatea ezin gara ibili uste handiak sortzen gero uste horiek helegite baten bidez zapuztuak

lan eskaintza publiko batean murgiltzen ahalegin handia eskatzen du azterketa horiek prestatzen dituen irakasleari prozesua baliozkoa

apirilean onartutako legez besteko proposamenak halaxe eskatzen du

eskaintza publikoak indarren dagoen araudiaren barnean deitzea

gai gutxi izango dira sailburu batentzat pozgarriagoak lan eskaintza publiko baten bidez langile kopuru ahalik eta zabalenari erantzuna ematea baino

behin behinekotasunari neurria ipintzea gure ahalen barruan eta beti berme juridiko guztiekin por lo tanto

dicho esto euskal herria bilduri zuen diskurtsoa entzunda ondoren

zuek ez duzue operik nahi esaiozue argi

eta orduan ba denok ulertzen dugu eta hori ez zen nahiko argi dago por lo demás bueno al señor maneiro

jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria arrondo andrea zurea da hitza

eajko ordezkariari ez didanez ulertu argitu nahi diot gauza pare bat lehenengoz

bide bat bezala ulertzen dugu bide bat da egonkortasuna bermatzeko eta

ondo dago beraz argitzeko bide bat da

isolatu bat bezala ikusten inolaz ere ez aurreko interbentzioan aipatu dudan bezala uste dugu plan integral bat behar dela hezkuntzan gaur egun hezkuntza publikoan ere gaur egun

aurre egiteko eta egoera hori hobetzeko eta horretarako neurri desberdinak hartu behar dira eta hasteko murrizketen politikarekin amaitu behar da agian hori ez du gustuko eajko ordezkariak baina guk

orain arte eta dagoen egoera hobetzeko murrizketen politikarekin amaitu egin behar dela zeren eta azken urteetan zerbitzu publikoak

nolabait ahultzen ari dira enplegua esan dut lehen ere suntsitzen ari da hezkuntza publikoan eta ez dut esaten esateagatik

kopuruak izan duen igoera kontuan hartuta mila baino irakasle gehiago

ez dut zenbakien jokoan sartu nahi baina askoz gehiago beharko

igoera egingo balitz ikasleak igo diren neurrian eta beraz atentzio ona emateko eta kalitatea mantentzeko beraz horretaz ari gara hitz egiten hezkuntzan dagoen interinitatea handia da behin behinekotasuna handia da hor ez dago

zalantzarik eta lehen esan dudan bezala eta berretsi nahi dut ez da ona ez irakasleentzat ez langileentzat ez ikasleentzat bereziki eta ezta ere sistemarentzat

sektoreko mahaian langileen ordezkariekin adostu behar dela plan integral hau eta plan horretan noski lan eskaintza publikoa da

horietako bat eta horregatik adostu dugu erdibidekoa eta erdibidekoan argi dago bi zati ditu bat lan eskaintza publiko bat egotearen alde planteatzen dugu

handia egotea kopuruan benetako beharrei erantzungo diona eta beste alde batetik ordezkariekin

kopuruak baldintzak hezkuntza sistema hobetzeko beharrezko neurriak eta abar luze bat beste alde batetik baita ere eta hau eajko ordezkariari esan nahi diot

eta ulertzen dut zer esaten ari zaren

jarraituko dugu horrela eta bakarrik aipatuko dut hezkuntza sisteman ordenamiento juridikoa men egiten edo hori betetzen nolabait zuk diozun bezala

gero gaur hitz egiten ari gara berritze tasen inguruan irakasleak gure hezkuntza sisteman

daude oso altua da batez besteko adina baina erretiratzeko aukerak ere ez daude gure herrian

orduan noizbait hasi beharko gara jorratzen baita ere beste modu batzuk gauzak egiteko eta nik esan dut egonkortasuna

lan eskaintza publikoa da bide bat baina badaude beste batzuk egon dira aurretik ere

erreposizio tasak eta horrelako gauzak kontutan hartu behar eta iruditzen zaigu ordenamiento edo gure beharrei erantzuteko aukeran

horregatik babestuko dugu erdibidekoa adostu duguna alderdi sozialistarekin eskerrik asko arrondo andrea

ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak ez du hitzik hartu behar

zuk esaten duzuna nire ikuspuntutik behintzat abertzale baten ikuspuntutik etxekaltea da esaten duzuna

dagoen araudiagaz posiblea dela aurre egitea hori ezin duzu esan parlamentu baten edo gobernu baten

esaten da ez dakit tertulia baten baina hemen ez eta gobernu baten ere ez hemen

statusa aldatu behar dela alde horretatik eta bitartean

bai guk bai zuok eta bai denok horrelakoak direlako araudiak eta europa demokratiko baten barruan horiek dira orduan baditugu aukerak baina bitartean hori oso kaltegarria da

posible dela hori esaten duzuena esango du orduan zertako aldatu beharko dugu gauza batzuk ez konbentzituta gaudenontzako besteontzako besteak konbentzitu behar dira

zuen galdu aldekoak egon zirenak

galtzaileek zergatik jendea konbentzitu behar da

txarrak dauden mezuek botatzen baduzue jendeak pentsatuko du

eta alde horretatik oso kaltegarria da eta klaro horrek balioko du

baina benetan politika publikoak egiteko eta benetan erakusteko zer behar dugun ez eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian mistoa upyd osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

mistoaren osoko zuzenketa ez da onartu eta azkenik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

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei bai hogeita hamazazpi ez

onartu gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

eusko jaurlaritzaren asmoei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularreko ordezkaria den lópez de ocariz andrea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on

eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dago euskal sozialistak taldearen ordezkaria zaballos jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jauna zurea da hitza

nahiko argi dagoela gai honen arazoa zein den eta soilik gure jarrera azaltzerako orduan eta gure jarrera izango da jatorrizko

mozioaren aldeko bozka ematea pentsatzen dugulako alde batetik beharrezkoa dela obra hau kasu honetan baltsa bat egiteko

ur baltsa bat eraikitzea eta era berean ur horniketa arazo horiek konpontzeko ur hartze konkretu batzuk

eraikitzea ere eta azkenik ura tratatzeko beharrezkoa den

planta bat egitea asuntoa da hemen aipatu dela bi mila zazpigarrena urtean hasi zirela proiektu konkretu hau

egiteko izapide administratiboak egiten baina

joaten baldin bagara aurrekariak ikustera joan egin behar gara

urtera ikusteko noiztik ari den araban kasu honetan zuian eta urkabustaizen gai hau tratatzen mila bederatziehun eta laurogeita bostgarrena urtean estudio

añana proiektua egin zelako eta han agerian uzten zelako zer nolako arazoa zegoen zuiaren kasuan ur horniketarekin

urtean zergatik orain dela hogeita hamar urtetik eztabaidatzen ari

bagara gai honen inguruan zergatik bi mila zazpigarrena urtean prozedura bat

jarri zenean beharrezko diren obrak eraikitzeko

urtean ez daude eginda

hori da galdera eta beste galdera bat egingo nuke nik

buruzagi batzuk arabako buru batzarraren egoitzan prentsaurreko bat ematen zuten kasu honetan olabarria jauna zuiako alkatearekin batera patxi goikoetxea garai hartan zuiako

esanez sekulako lorpena lortu zutela espainiako kongresuan

proiektu honetarako eta zergatik gaur egun

bideratu den dakiguna da ez zuian

ur horniketarekin dituzten arazoak ez direla konpondu

edukitako eztabaida batetik ateratako teoria berdina da pnv gobernatzen duenean ez dago arazorik kudeaketan

buru batzarraren egoitzan eta guztiz beharrezkoa zen eta ahalik eta arinen egin behar ziren baina hauteskundeak egoten dira

pnvk alkatetza galdu eta bilduk hartzen ditu alkatetzak

ez da hain urgentea obra horiek egitea ematen du ez daudela hainbeste arazoak ur horniketarekin

eta orduan egiten dugu proposamenak adibidez legebiltzar honetara ekarri den zuzenketa esanez ez soilik eusko jaurlaritzara

elkarrekin egin behar direla obra horiek udalerriekin batera gogoratu behar dut

ur horniketa hermandad de aguas de urkabustaiz kontzeju guztiek batera egiten duela orduan ezin zaio eskatu

bilatzen da aitzaki hori eta gainera esaten da estatu espainolari ere eskatu behar zaiola kasu honetan

eta zein izango litzatekeen kasu honetan estatu espainolaren esku hartzea gure eskumena den ur horniketa arazo hau konpontzeko beraz

baina gertaerak hor daude eta azkenean herritarrak ez dira leloak eta bai busturialdean eta bai zuian eta bai urkabustaizen oso ondo dakite bakoitzak

bakoitzean eskerrik asko maeztu jauna

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko aldaiturriaga jauna euskal sozialistak ez dute hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lópez de ocariz de munain andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da jatorrizko mozioaren testua gai zerrenda agortu denez osoko bilkura